egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu jakinarazten dizuet gai zerrendako bigarren puntua beste baterako utzi dela eta hogeita hamalau jaun andreek botoa eskuordetu dutela gai zerrendari ekin aurretik

mujika iriondo legebiltzarkideari dei egingo diogu egun on

david beriain kazetari nafarra eta roberto fraile kamalari bizkaitarra

eta eusko legebiltzarrak doluminak eman nahi dizkie familia lagun eta lankideei gure errekonozimendua adierazi nahi diegu

giza eskubideen eta kazetaritza aske eta ausartaren defentsan lan egiten duten guztiei demokrazian ezinbesteko lanbidea kazetaritza eta are beharrezkoagoa

halaber bere lanbidean jarduteagatik jazartuak mehatxatuak edo hilak izan diren hedabideetako profesionalak gogora ekarri

su profesión jarraian minutu bateko isilunea

iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua euskaltel enpresaren salmentaren aurrean jaurlaritzak duen jarrerari buruz eztabaida eta behin betiko
talde proposatzailearen txanda casanova jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko egun on guztioi egun on eta

hogeita bost galdera interpelazio agerraldi

mozio hogeita bost ekimen helburu batekin ekiditea gertatu dena gertatzea eta beraz ekiditu nahi genuena gertatu baldin bada onartu egin behar dugu bai porrot egin dugula gure saiakeran porrot egin dugu guk euskaltelen euskal izaeraren defentsan

zoritxarrez larriagoa dena euskal herriak enpresa estrategiko garrantzitsu bat galdu duelako onartzen dugu naturaltasunez porrot egin dugula zintzotasunez baita ere penaz baina egia

ezkutatu gabe onartu egiten dugu porrot egin dugula gure asmoa zen euskaltel euskal enpresa izaten jarraitzea eta dagoeneko ez da nahi genuen

lidergo paper bat jokatzea eta dagoeneko ez dute inolako paperik jokatzen nahi genuen euskaltelen euskal herriarekiko errotzea bermatzea eta dagoeneko ez dago inolako bermerik eta nahi genuen euskaltel euskal enpresa izanda euskal telekomunikazioen sektorean

eta hori ere ez da gertatuko beraz naturaltasun osoarekin esan behar dugu eh bilduk porrot egin duela bide horretan eta zoritxarrez porrot horren atzean badago euskal herri osoarentzat oso kaltegarria izan den berri bat harro gaude hala eta guztiz ere harro gaude batzuetan irabazten da besteetan galtzen da harro gaude borroka honetan

jokatu dugulako gardentasunez eta herri honekiko eta gure printzipioekiko leialtasunez horrek ez du esan nahi kasu honetan eta beste kasu guztietan dena beti

egin ahal dugun guztia egiten dugula edo azterketan asmatzen dugunik hori ez da gertatzen eta ez dugu aldarrikatzen baina kasu honetan harro egoteko moduko ibilbide bat daukagu zintzotasunez gardentasunez eta leialtasunez jokatu dugulako agian horregatik galdu dugu agian horregatik galdu dugu aurrean izan ditugun arerioak ez dutelako horrela jokatu ez dutela jokatu zintzotasunez baizik eta gezurrez ez dute jokatu gardentasunez baizik eta iluntasunez

euren helburu teorikoekiko koherentzia herri honi zor dioten errespetua betearazten beste jarduera beste jarrera beste motako aktitudea espero genuen baina hauen partetik ere zoritxarrez trukuak trikimailuak leialtasun falta eta gezurrak topatu ditugu

euskaltel euskal enpresa moduan soilik funtsen diru gose aseezinagatik baizik eta kutxabankek eta jaurlaritzak ez dutelako bete euren funtzioa kutxabanken eta jaurlaritzaren traizioagatik gaztelua babestu behar zutenek atzeko atea ireki zioten

aipatu dut eta orain beste bat aipatuko dut hau mitologiakoa da baina

efialtes termópilaseko guduan

bidea erakutsi ziona efialtes hori da

jokatu duten papera traizioarena eta etsaiari oparitzea

oso momentu garrantzitsuan gaude mundu mailan eta egia da hori beti esaten dela baina kasu honetan eta hamarkada honetan bidegurutze garrantzitsu batean

metaketak aro aldaketa baten aurrean kokatzen gaituelako teknologia dago

guzti guztien erdian hori da ardatza eta munduko gobernu guztiek buru belarri defendatzen dituzten euren interesak euren enpresak euren apustuak lasterketa teknologikoan munduko gobernu guztiek edo hemen agian

guztiak ez ez badago bat kontrakoa egiten duena zoritxarrez

besteen kontrakoa edo salbuespena izatea ez da ona beste gobernu guztiek euren enpresa estrategikoak defendatzen dituzten bitartean eusko jaurlaritzak txalotzen ditu enpresa estrategikoen galera berriro euskaldunak bakarra munduan baina kasu honetan oso negatiboa den kasu batean

txalotzen da berri ona da gobernuarentzat eta esaten digute

gizarteari ahalik eta hoberen emateko ez soilik perspektiba ekonomizista batetik baizik eta herri honekiko konpromiso batetik horretarako sortu zen

berriak agertzen ari zirenean ere baina zoritxarrez orain gehien behar genuenean batzuk likidatzea erabaki dute

urkulluk ez duelako erantzun jakitea noiz erabaki zuen gobernu hau operazio hau babestea

prozesu honetan guztietan amaiera arte komunikatu diotenean hau gertatuko zela eta hor saiatu da birkokatzen

guk ez dugu uste bide bakarra izango dela gure burua kanpoko botereei saltzea guk herri honen enpresetan sinesten dugu guk herri honen enpresa txiki eta ertainen aldeko apustua egiten dugu guk herri honetan

sinesten dugu gure ustez jaurlaritzarentzat ez bezala euskal herria ez dago salgai eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa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

eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak

eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburu andrea sailburu jauna egun on

hazi bat izan da urteetan ernaldu eta handitu egin dena ekimen pribatuak hauspotu eta eta diru publikoarekin elikatuta eta bide honetan espainian zegoen monopolio apurtu egin du eta adibidez

euskadin eta gertatzen da europa eta munduko enpresa guztietan hasieran kapital publikoa daukaten enpresetan kapital publiko hori gero eta txikiagoa izaten dela

lehenengoa da enpresa bat modu inorganikoan hasten bada eta hasten diren enpresa gehienak

edo kapital anpliazioak ematen dira publikoaren pisu erlatiboa diru gehiago jartzen ez bada gero eta txikiagoa da modu naturalean gertatzen da sei bider duplikatu den enpresa baten publikoaren tamaina diru gehiago jartzen ez bada gero eta txikiagoa da hori

horrela da ekuazio bat da eta bigarrenik enpresek hazkunderako itzelezko finantzazioa behar dute

itzelezko eta zoramena izango litzake gure aurrekontuetan urtero ipintzea ez

urtean zenbat berrogeita hamar milioi euro hau mantentzeko

dakarren arriskua ezta ze iberdrolak adibidez gaurko kapitalizazioan burtsan ditu hirurogeita hamairu mila milioi euroko balioa bbvak

erkidegoko aurrekontu guztiarekin ez genuke ezta euskal enpresa guztien zero koma bia edukiko nik uste dut arrazoizko argumentuak eman behar direla eta errealistak jakinda publikoaren tamaina zein den eta aurrekontuen baldintzapena zein den ze

internetari kapazitate handiagoa ematea zabalkunde handiagoa ematea

edo kotxetik semaforora eta semaforotik kotxera eramateko

kotxe automaten garapen teknologikoa telemedikuntza merkataritza digitala

edukitzea gure herriko bigarren eta laugarren alderdiak nik jakin gura nuke bigarren txandan gura baduzue azaldu zein den zuen postura bostgaren inguruan ze gaur egin duzuen defentsa

itsasoa zabala da eta gu oskol txiki bat gara eta batzuetan beldurra sartzen zaigu

eta beldur hori denok daukagu baina ezin dugu gure ekonomia gotortu gaztelua aipatzen zenuen casanova ezin dugu gure ekonomia gaztelu baten bilakatu

alemaniaren ligan jokatu behar dugu ez beste baten gure

jauna erantzunen txandara pasatuz casanova jauna zurea da hitza

ados nagoela gauza batean berak dauka gaur arrazoiak pozik egoteko

pribatizazio eta likidazio prozesuan alderdi sozialista eta euzko alderdi jeltzalearen babesa egon da momentu kritiko guztietan zerorrek aipatu duzun moduan

egin diren acuerdo horietatik guztietatik kutxabankek eta

hartu dute komeni izan zaiona eta zaborrera bota dute komeni izan ez zaiona hori egin dute aprobetxatu dute zuek emandako aukerak egiteko nahi izan duzuena baina gero esaten zenutenean errotzea bonusak desinbertsiorik ez egitea

baina zuek emandako txeke zuriarekin likidatu enpresa egin duten moduan

esaten nuen amaitu nahi nuela langileak aipatzen aurrekoan esan nuen eta orain berriro esaten dut

soldata igoera eskatzen ari dira zuzendariak kobratutako bonusekin kantitate hori ordaintzeko hiru mendez diru adina egongo zen hau da zuen eredua hau da zuen eredua nik berresten dut enpresa txikiak

lehiatu dezakete lehiatzen ari dira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

hernández jauna talde mistoaren ordezkaria talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria gil jauna zurea da hitza

un entorno empresarial dinámico y emprendedor muchas gracias eskerrik asko gil jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

ni tecnológico para este país ze eredu bat eredu izateko koherentzia bat eduki behar du eta kasu guztietan aplikatzeko izan behar da por qué no trae aquí

aukerak dagozenean zuhurkeriz hartu eta baliatu

baina regla moduan ezin dugu hori bultzatu

gonbidapen bat nik ere errepikatuz nik ere igorriz eta da másmóvil enpresa serioa dator urte luzez egongo da

euskaltel barruan eta beraz ez da espekulazio bat inbertsio bat da

aukera bat egoitza hemen edukiko dugu eta jarraituko dugu hemen edukitzen ventaja konpetitiboa daukagulako eta da gure jendeak euskaltel euskadin ikusi nahi duelako eta beraz hori da errotzea lotuko duen

eman diezaiogun konfiantza bost urteko epea daukagu eta jarrai dezagun

eztabaida amaitu da eta bozketara jarraiko dugu

elkarrekin podemos ezker anitza taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu erdibideko zuzenketa

euzko abertzaleak eta euskal sozialistak talde parlamentarioek egindako legez besteko proposamena nikaraguan giza eskubideak sustatu eta babesteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aguirre jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko presidente eta egun on guztioi nikaraguako protestak

eta protestak sortu ziren gizarte segurantzaren erreforma baten ondoren eta horrek atsekabe handia egin zuen bai enpresa sektorean bai gizartean

izan zirela hasieran eta bertan jubilatuen bilera baketsu txiki batek erreformak amaitzea eskatu zuen

poliziak oso oso gogor eraso zien hala ere ortegak

sekulako erantzuna eragin zuen eta matxinada nazional batean amaitu zen

eskatzen hasi ziren herri guztian eta leku guztietan gobernuak ehunka hildako milaka desagertu eta dozenaka espetxeratu eragin zituen eta ondorioz

orain dela aste batzuk nazioarteko giza eskubideen aldeko erakunde zehaztu dutenez

gizateriaren aurkako krimenak egin zituzten herritarren aurka bi mila hemezortzitik ortegak ez dio su etenik eman

aktibismoari eta giza eskubideen defentsari edozein kostutan eraso diete eta erregimenak era guztietako taktikak

eta hori nik ez dut esaten esaten duena hau guztia

egingo ditu hauteskunde orokorrak baina gaur egun egia da ortega presidenteak hauteskunde sistema osoa kontrolatzen duela goitik behera eta guk benetako

hauteskunde askeak bidezkoak gardenak eta nazioarteko begiraleak izango dituena mobilizazio askearen murrizketaren amaiera ere eskatzen dugu eta ez dadila polizia izan

en la noche electoral denbora gutxi falta da eta gure ustez indar demokratiko guztiek presioa egin behar dugu erreformak lehenbailehen egin daitezen eta bukatzeko azkeneko gauza mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretzian

somoza diktaduraren amaierarekin baina gaur egun ezin gara poztu

lehengo diktadorea emulatzeagatik hori onartezina da eskerrik asko eskerrik asko aguirre jauna

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria den barrio jauna zurea da hitza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

ere bai hemen pleno honetara etorri diren nikaraguatik ordezkari guztiak eta lehenik eta behin ere gustatuko litzaidake gaiari heltzeko

esan genuena berresten eta baita ere hasteko gustatuko litzaidake pare bat ideia botatzea hasteko lehenengoa

un país nazioarteko gai bati heltzeko eredu konplexua da asko jorratzen dira adibidez oraintxe bertan honduras eta kolonbiari buruzko bi legez besteko sinatu ditugu lau talde

gai konkretuak eta adostasunak eta kontsentsuak bilatzen

zabal batean baina ere bai era konkretu batean heldu diogula gaiari bai talde proposatzaileak eta bai zuzenketak aurkeztu ditugun talde gehienak nikaraguari buruz hitz egiteko pare bat gauza geratu zaizkigu kanpoan eta ez da garaia nik nire akatsa onartzen dut

negoziatzea eta elkarrizketak mantentzea oposizioarekin eta ados gaude

azaltzen eta gero gainera talde proposatzaileek onartzen badute puntuka bozkatzea eskatuko

indígenas en nicaragua también eta bai ados gaude baita ere laugarren puntuarekin neurri

hartu behar direlako sexu eta genero indarkeria prebenitzeko eta horren aurka borrokatzeko generoagatiko

justiziaren ahalmena sendotu behar da eta prebentziorako politikak eta hezkuntza programak sendotu eta hau elkarlanean egin behar da mugimendu sozialarekin

giza eskubidea izan da lehenengoa bigarrena biolentzia guztiak errefusatzen ditugu hemen nikaraguan bi mila zortzian krisi politiko oso larria eman zen nikaraguan eta gobernuak eman zion erantzun errepresiboa guztiz gaitzesten dugu

kanpokoa baina baita ere kontestu eta testuinguru horretan

konkretu batzuek egindako biolentzia

babesa berma dakiela bi mila hemezortziko gertakarien biktimei

gobernuaren aldekoak eta baita ere oposizio taldekoei eta berma

nikaraguako gobernuari babes juridiko eta eskubideen babesaren gehieneko estandarrak betetzen direla baita ere gure zuzenketan

askatasunik gabe dauden pertsona guztien eskubidea eta giltzapetze baldintzak presoen tratamendurako

martínez zatón jauna eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta andrea zurea da hitza

egun on guztioi egun on eta ongi etorriak gonbidatu guztiei ere bai bi mila hemezortzian hasi nintzen

berdina pentsatzen jarraitzen dugu idazten dena esaten ari dena entzun nahi dugu eta horretaz hitz egin nahi dugu

hasierako proposamenari egindako zuzenketa eta zentzu horretan ere bai parte hartzen dugu gaurko eztabaidan kezka dugulako kezka genuelako eta kezka mantentzen dugulako

egoeraz herritarren sufrimenduaz eta gatazka politiko eta sozialaren egoeraren bilakaeraz pandemiak

egoera eta egia da esaten zen gaurko proposamenean agian hori aipatzea ahaztu egin zaigula baina ez horrenbeste agian hor gertatzen denagatik nik beste ikuspuntu bat txertatu nahiko nioke honi ere bai pandemiak mugak nazioarteko mugak ixtera eraman gaituelako ere bai eta zer gertatzen ari da nikaraguatik

venezuelatik asilo eskaerarekin atera nahi duten pertsonen aurrean

eta agian ba kanpora begira edo nikaraguari begira egiten genuen horretan hemendik ere

beste autokritika bat guk ere nola jokatzen ari garen eta ze baldintzak ezartzen ari garen aztertu genezake eta zentzu horretan prieto jaunak azaldu ditu

etorri edo saiatu diren hona etortzen bi mila hemezortzitik hona baina falta zaigu beste parte hori zenbat asilo eskaera onartu diren

egin dituen hainbat agerraldietan esan digun bezala gehiengo handi batez sistematikoki baztertzen ari dira asilo eskaera horiek

asilo eskaeraren inguruan egiten ari den ezezko sistematiko horren aurrean beste jarrera bat eskatzeko espainiako gobernuari baina gaurkoa izan dadila lan egiten jarraitzeko bide bat gaurkoa izan dadila ere mugen inguruan aztertzen

beste bide bat eta zentzu horretan eta etxera begira azken begirada bat egin nahiko nuke euskal autonomia erkidegoan duela gutxi

sare bat desegin zen eta bertako emakume guztiak etxeko zerbitzuan lanean lanean esplotatuta zeuden nikaraguako emakumeak ziren mugen itxieraren beste ondorio bat da hori etxeko lanaren egoeraren beste ondorio bat da hori eta horretaz ere bai hitz egiteko aukera erabili nahi nuen gaur baina hala ere hara begira jarri behar dugu eta hor argi eta garbi eta gaur hitzaldi guztietan esan den bezala

ezinbestekoa da elkarrizketa zintzo baina kondizio berdinetan eta berdinen arteko elkarrizketa bat ezinbestekoa da hau eragile politiko eta sozial guztiekin egin behar da eta horretarako berdinen arteko elkarrizketa bat izan dadin baliabideak jartzea

giza eskubideak defendatzen dituzten defendatzaileak defendatzea dagokigu guri eta utzidazue ere bai

israelen bidegabeki atxilotuta dagoen kidea

eta gaur ere bereziki nikaraguako mugimendu feminista aipatu nahi dut indarkeria sexista maila izugarriak dituen estatu batean abortuaren aldeko lanean ari diren horiek gogoan izan nahi ditut bereziki

honen sufrimendua pairatzen ari den mugimendu bat delako hitz eginda gazteez hitz egin da pentsiodunez baina nik bereziki eta momentu honetan mugimendu feminista eduki nahi ditut gogoan eta nazioartean eta bereziki mesoamerikan

defendatzaileak defendatzeko sareak ere bai eskertu nahi ditut gaurkoan eta beste mentzio bat abortuaz hitz egiten ari garela

latinoamerikan hainbat poztasun baina aldi berean ere tristeziak ekartzen dizkigun hori compañeras será ley ekuadorrek erakutsi digu izan daitekeela bide bat egin daitekeela dominikar

eta nikaraguan zer esanik ez gure zuzenketak beraz haiek aipatzen zituen ere bai espreski nikaraguako mugimendu feministak emakumeen mugimendua aipatzen zuen espreski agente ezinbesteko bezala

zertan ez garen ados jarri zeren erdibideko bat lortzeko lan egin dugu eta eskertu nahi dut bereziki prieto jaunarekin izandako elkarrizketa eta egindako saiakera guk puntu batean adostasuna

uste dugu ezinbestekoa dela bai hauteskundeen inguruko prozesu zintzo bat ematea baina guretzako kezka edo zalantza zegoen eta

ez diezaiogun jarri mugak elkarrizketari izan dadila ere bai agian maiatzera heltzen ez bagara ere ekainean uztailean egin beharreko zerbait egin behar den

argi eta irmoki adierazten dugu hori gainera fetxa hori ez eta adierazten genuen nazioarteko eragile konkretu batzuek egindako

eta saiakera horretan aurre egiten eta aurrera egiteko gonbidapena egin nahi genuen hala ere txikia dirudienez desadostasun horrek

gure hasierako proposamen horretan mantentzea eragin digu guk egin genuen zuzenketa horretan baina eskatu duen bezala guk eskatuko genuke ere bai

ados gaudelako hor planteatzen den gehiengoarekin eta azken minutu hauek erabili nahiko nituzke

fleko horietaz hitz egiteko esaten genuen bezala gaurkoak

hitz egitera ekarri gaituelako baina hemendik aurrera hitz egin dezagun ere bai gu jatorrizko hartzaile herri bezala mugek duten

duen eraginaz hitz egin dezagun hitz egin dezagun euskal herrian dauden eta hitz egin dezagun euskal herrian dauden nikaraguako taldeekin batera hemen

egoera zer beharrizan dagoen zehazteko eta egin dezagun ere bai ba horrela izaten jarraitu behar duen bitartean harrera herri abegikor

esandakoa gaurkoan puntuka bozkatzea eskatuko dugu gehiengoarekin ados gaudelako egoera honetan elkarlana elkarrizketa ezinbestekoa delako guk jartzen genuen gure azken puntua eta horretan ere gainera hitz egin dugu eta adostasuna adierazten genuen kanpoko injerentzia ez da behar nikaraguan argitu behar den eta landu behar den zerbait da baina tresnak eman behar dira tresnak ezarri behar dira bertan
egin ahal izateko eta hori babestuko dugu gaur puntuka bozkatuko dugun proposamen honekin eskerrik asko etxebarrieta andrea

nikaraguako lagunak eta bai pena bat izan da

elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria martínez zatón zurea da hitza

eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu lehenengo bozkatuko duguna da

taldearen gehitzeko zuzenketa bozkatuko bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bat eman dugu bozka berrogeita zazpi boto alde hogeita zazpi contra bat abstentzio beraz onartuta geratu da gehitzeko zuzenketa jarraian

legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu esan bezala puntuka bozkatuko da baiezkoa eman da

bai bale talde horrekin ados

tzen tzen lau bost bat eh bai bat bat bat lau bost sei zazpi zortzi

bigarren taldea bi lau ados

a hamar eta hamabi orduan ados zuek ez horregatik

zuek ere bale beraz bozkatuko dugu lehenengo taldean bat lau bost sei zazpi zortzi bederatzi eta hamaika puntuak bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu dira puntu guzti horiek bi

hirurogeita zortzi boto alde zazpi abstentzio beraz onartuta geratu dira bi hiru

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bat eman dugu bozka berrogeita zazpi boto alde hogeita zortzi abstentzio

gai zerrendako laugarren puntua euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

lehen sei hilabeteetan tributuak geroratzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria den gordillo jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria den soto jaunak dauka hitza

eskerrik asko eskerrik asko soto jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

martínez andrea euskal sozialistak pérez andrea zurea da hitza

egun on guztioi señor gordillo

generada por la covid eskerrik asko eskerrik asko pérez andrea eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea gaur proposamen bat daukagu mahai gainean eta kasu honetan estatuko ogasunari egiten dio eskaria eta segurtasun sozialari egiten dio eskaria beitu ados egon gaitezke

gaizki pasatzen ari direla eta laguntzak behar dituztela eta laguntza horien artean

autonomoen tasaren atzerapenaren ordainketa bat egitea momentuan laguntza bat izan daitekeela tesorería

atzerapenaren ordainketan ere egitea

urtetik gure foru ogasunek horrelako neurriak mahai gainean jarri izan dituzte atzerapenak

ere ahalbideratu izan dituzte eta baita estatuko ogasunak ere bai hori mahai gainean jarri du

azaldu izan duenez nik adibide sinple bat

mahai gainean gaur ba estatuaren ikuspegia daukan proposamen bat una vez más

eskerrik asko pinedo andrea euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta egun on guztioi

erantzunen txandara pasatuz euskal talde popular ciudadanos taldeko ordezkaria

eskerrik asko gordillo jauna elkarrekin podemos ezker anitza soto bertatik bai zurea da hitza

gordillo yo creo que nadie duda

eskerrik asko soto jauna euskal sozialistak pérez andreak ez du hitzik hartu behar eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

ni para este parlamento eskerrik asko pinedo andrea euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

neurriak ezarri behar direnean elkarlanean eginez kogobernantza koordinazio eta erantzunkidetasun eredu bat aplikatuz oinarri komun partekatuak eta hurbileko exekuzioa ezartzea suposatzen duen eredua errealitatera egokituta subsidiariotasun printzipiotik autogobernua errespetatuz

eskerrik asko berrojalbiz andrea eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu euskal talde popular ciudadanos taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian elkarrekin podemos ezker anitza taldeak aurkeztu duen

bozkatuko dugu bat bi hiru puntuak

bozketaren emaitza onako izan da berrogei eman dugu bozka hamabi

beraz ez da onartu eta azkenik azkeneko puntua laugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogei eman dugu bozka sei boto alde berrogeita zazpi contra hogeita bat abstentzio beraz laugarren puntua ez da onartu

astondoa eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua arabar errioxako familia upategiak eta upategi txikiak laguntzeko jaurlaritzak dituen asmoen inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda etxebarria andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

egun on guztioi hilabete batzuk pasa dira mozio hau aurkeztu genuenetik abenduaren hamabostean kontrol osoko bilkuran nire lehenengo

nik gogoan dut interpelazioa eta bertan azaldutako argudioak bai eta tapia sailburuarenak ere bai

ondo egon daitekeela errepasotxo bat egitea mozioaren jatorria ulertu ahal izateko orduan izandako eztabaidan nola ez covid hemeretziaren eraginari buruz hitz egin genuen horren eragina arabako errioxako mahastizaintza eta ardogintzaren sektorean larria izaten ari zen oraindik ere larria da zeren eta egoerak bere horretan dirau salmenten beherakada handiak gertatu dira

haziren txosten baten arabera bi mila hogeiko ekainean galerak ehuneko

upategi batzuetan ehuneko berrogeiko galerak izan dituzte egoerak ez du hobera egin eta ez dakigu noiz arte iraungo duen eragin antzekoa izaten ari da

txakolin eta garagardoaren sektoreetan ez nituzke aipatu gabe utzi nahi euren galerak ere orokorrean

ari dira eta barkatu itzulpenak ez du funtzionatzen

ekaitzak milioi gaixotasuna eta abar jasan behar izan zituzten

azken boladan izozten kontra lehiatzen ikusi ditugu albisteetan aurten berriro iaz bezala izotzaren mehatxuaren aurrean eskura dituzten baliabide guztiak erabiliz

eta egun baina hauek guztiak kontuan hartu beharrekoak izanda ere beste datu batzuk azpimarratzen saiatu nintzen interpelazioan zertarako

erakusteko orduko eztabaidan esan nuen moduan badakigu neurriak hartzen ari direla diru laguntzak ematen ari direla azkeneko bost urteotan hain zuzen ere berrogeita hemezortzi milioi euro banatu dira arabar errioxako upategien artean

nik aipatu nituen gehienak lehiatu ardoa lehiatu berria lehiatu promoción

tapia andreak ere beste batzuk aipatu zituen horien artean sendotu eta nekafin baina ez dezagun ahaztu

sektorea zorpetuta dago oso zorpetuta eta kredituak ordaindu behar dira nahiz eta baldintza hobeak izan edo epe luzeagoak izan ez dira laguntza zuzenak goizago edo beranduago dirua itzuli behar da derrigorrez

baina diru laguntzei dagokienez ere ikusi beharko genuke era egokian justuan banatzen ari diren

horietariko batek upategia baino merkaturatzailea den enpresa batek

enpresa hori espainia mailan gehien fakturatzen duen hamar enpresen artean dago zilegi da enpresa erraldoi multinazional horiek halako diru kopuruak jasotzea txikiak amildegiaren ertzean daudenak mamurrekin konformatu behar diren bitartean

datu hauek guztiz eskandalagarriak dira enpresa bakar batek diru laguntza guztien ia bostena jasotzea onartezina da bost enpresa handien artean

ia hogeita hamasei milioi euro eta gainera batzuetan elikadura katearen legeari kasu egin gabe

ez dituzte kontratuak behar bezala betetzen lotsagarria da tapia andreak ehuneko berrogeita bi

eta horrela da bai baina aurreko taldean aipatutako araex enpresa talde horren barruan dago pyme ertaina da eta berak bakarrik sei milioi euro inguru kobratu ditu urte hauetan benetan txikiak diren upategiak edo upategi familiarrak micropyme taldearen barruan sailkatuta dauden horiek

hauek dira benetako txikiak hamar langile baino gutxiago dituztenak laurogei upategi inguru dira guztira berriro esango dut bost enpresa

eta laurogei familia upategi eta upategi txikiek ehuneko zazpi honek argi uzten du

banatzeko erabili diren irizpideak ez direla ez justuak ez egokiak diru laguntzak beste era batean banatzea ezinbestekoa da gainera europatik horrela eskatzen zaigu europatik datozen laguntzek helburu zehatzak dituzte landa garapena bultzatzea

balioa hobetzea besteak beste helburu horiek ez dira lortzen ari upategi txikiak eta familia upategiak ezinbestekoak dira eskualdeen etorkizunerako eta desagertzen ari dira azkena eltziegoko upategi bat

ez dute jarduerarekin jarraitu nahi upategia itxi

horrelako egoerak gero eta arruntagoak dira lehen sektorean kasu honetan bezala azkenengo hogeita bost urteetan laurehun upategi baino

hemezortzi upategi itxi ziren bi mila hemezortzian hogei upategi bi mila hemeretzian

eta berriro esango dut desagertzen ari dira hori da nahi duguna nik ezetz esango nuke estamos perdiendo la tierra

arabar errioxako garapenari begira upategi hauek dira herriak hezurmamitzen dituztenak bertako betidaniko bizimoduaren babesle eta etorkizunerako

kantitatearen aurrean kalitatea lehenetsi dute eredu propioa dute eta horren berezitasunak babesteko ibilbidea jorratzen ari dira kontsumitzaileek eta merkatuek argi bereiztu behar dituzte egin dezagun hemendik ere horien aldeko apustua behar duten moduan merezi duten neurrian babes ditzagun

akordio politiko zabala lortzea ezinbestekoa iruditu zaigu eta horretan ahalegindu gara nire ustez argi geratu da negoziatzeko eta akordioetara iristeko prest gaudela

eta uste dut horretan guztiak bat etorri garela

nahikoa lehiatu behar dute merkatuan handiekin laguntza jasotzeko orduan

arazo eta behar berdinak dituzten upategien artean bereziak dira ezberdinak dira eta euren iraupena ezinbestekoa da bereiztu ditzagun

sarituko dituen laguntza lerro bat haiekin pentsatuta eta haientzat egina familia upategientzat

etorkizun duina bermatuko duena aberasgarriak iruditu zaizkigu gobernua sostengatzen duten taldeen zuzenketatik ateratako beste proposamen batzuk eta erdibidekoan jaso ditugu

internazionalizazio prozesua bultzatzeko merkatu berriak bilatuz

e commercek eskaintzen dituen aukera guztiak aprobetxatu ditzaten gure ustez

aproposak izango lirateke hauek guztiak enpresa hauen egoera hobetze aldera baina ez dute helburua beteko orain arte bezala txikiak bultzatu beharrean handiak bultzatzen baldin badira beraz egin ditzagun gauzak patxadaz egin behar diren moduan tentuz agian

agian irizpideak kontu handiz aztertu beharko ditugu kopia eta pega egin beharrean emaitzak batzuen gustukoak

familiarren etorkizunerako eraginkorrak izango direla arabar errioxarako eskualderako ezinbestekoak

errioxa jatorrizko izendapenaren kontseilu arautzailearen partaidetza jasotzen zuena gure ustez honek sustatzen duen ereduak arabar errioxako upategien eredua

kontseilu arautzailea upategi eta merkaturatzaile erraldoi batzuen menpe dago eta hauek ekoizten duten eta merkaturatzen duten ardo kopuruak direla eta kantitatea kalitatearen

haiekin lehiatu eta era berean ez dute kontseilutik beharko luketen babesa jasotzen

babestuko dituzten dirulaguntzak eta neurriak gure ustez gaurko akordioarekin aurrerapauso

eredu propioa behar dute eta gu horren alde gaude bidean ahal dugun beste lagunduko ditugu eskerrik asko eskerrik asko etxebarria
andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen

directas eskerrik asko eskerrik asko soto jauna euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkariak

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu legebiltzarkideok eguerdi on denoi

beste upategi batzuekiko mendekotasun horregatik eta ostalaritza lotutako

batengatik orain koronabirusak astindua arabako errioxako upategi familiarrak eta txikiak dira nagusi sektorea bizirik mantentzen dutenak eta eskualdean landa garapena eta garapen sozioekonomikoa sustatzen dutenak azken urteotan

eta errealitatera eta gero eta zorrotzagoak diren merkatuetara egokitzeko eta enoturismoa gero eta garrantzitsuagoa da egunetik egunera

asko diren arren gure sektoreari balioa eman behar diogu arabako errioxa

mahastizaintzako eta ardogintzako eremurik onenetakoa delako nazioartean ardoan kalitateagatik ezaguna delako eta egiteko

tradizioan oinarrituta kalitate handiarekin lan egiten dutenak mahastizaintzako eta ardogintzako sektorea nekazaritzako elikagaien industriako barne produktu gordinaren ehuneko hogeita sei da iaz barne merkatuetako salmenten beherakada ehuneko

eta ziur nago lerro horretan jarraituko dutela lan egiten como indicó la consejera

erakundeak modu koordinatuan eta beren eskumenen barruan laguntza garrantzitsuak bideratzen ari direla sektorera

uste dut nirekin ados egongo zaretela lehen sektorea nortasun ikur bat dela esatean kultura gizarte eta ingurumen balioak transmititzeko elementu bat eta sektore sendoa eta berritzailea izaten jarraitu behar duela

eskerrak eman etxebarria andreari egindako lanagatik uste dut akordio on bat

molina andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda

andrea erantzunen txandara pasatuz etxeberria andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea bueno antes de nada

modu eraikitzailean barrio jaunak aipatu duenez pandemia garaian oreka kanaleko salmentak jaitsi dira baina ez da horrela gertatu denda eta supermerkatuetan

horietan erosi du ardoa etxean kontsumitzeko eta arlo honetan ere konpondu beharreko arazoa

handien markak ikusten ditugu soilik horren adibide argia dugu

argazki oso adierazgarriak ikusi ditugu sareetan luis cañas faustino el coto marka horiek dira bultzada behar dutenak la consejera arantxa tapia

propio nahikoak dituzte non daude upategi txikien markak nork iragartzen ditu

zuzendu beharreko kontua dela uste dugu bestalde gobernuak dioenez badago dirua upategientzako

bidaliko diren berrehun eta hemezortzi milioi horiek erabili gabe pues

martxan dagoela bada garaia espero dugu akordioak horretako lagungarri izatea eta gauzak azkartzea prozesu horretan ideia

ziur askotan ikusi duzuela horrelako bat horrelako irudi bat berdintasuna versus ekitatea berdintasunak ez dakar berez

banaketa justua oinarrizko egoeran desoreka nabaria dagoenean familia upategiek upategi txikiek mahastizainek babes gehiago behar dute ortzi muga ikusteko

eta zailtasunak gainditzeko etorkizuna izateko orekatu dezagun desoreka lagundu ditzagun txikienak bereziki zeren eta bestela ez dute lortuko

kruzeroetatik jaitsi eta autobusetan joan eta etortzen diren turistei begira

turistikoa elikatzeko eta bitartean ondoko herriak hutsik horrela jarraituz gero

eskualdeko sustraiak bizimodua kultura herriak zeren eta eredu honek ez du biztanleria finkatzen ez ditu

eta horiek dira orain arteko dirulaguntzen benetako sarituak gaizki ari gara benetan

oraindik posible da ez dezagun aukera galdu argi geratu da oinarrizkoenean ados gaudela babestu ditzagun aho batez arabar errioxako familia upategiak eta upategi txikiak
eskerrik asko eskerrik asko etxeberria andrea elkarrekin podemos bai bertatik soto zurea da hitza vale gracias bueno señora

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

molina andrea ez du hitzik hartu behar beraz eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu elkarrekin podemos ezker anitza euskal sozialistak eta euzko abertzaleek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bat eman dugu bozka hirurogeita zortzi boto alde zazpi abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa